gai zerrendako hamargarren puntua interpelazioa xabier isasi balanzategi

taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina kutxabank pribatizatzeari buruz horren presidente mario fernándezek dituen asmoen inguruan

jauna lehendakaria sailburuak berriz ere kutxabanken inguruan hitz egin nahi dugu interpelazio honetan mexikora

agerraldian adierazi duzu ez duzuela aurrikusten kutxabankeko partizipazioen salmentarik

kutxabankeko presidentea den mario fernández jaunaren adierazpenak bestelakoak izan dira horren arabera salmentak

bost urtetan aurrezki kutxen parte hartzea ehuneko

horri buruz jakin nahi dugu zein den lehendakariaren iritzia gure iritziz inbertsore pribatuen interesak

eta aurrezki kutxen garai bateko gizarte ekintza bateraezinak dira azken inbertsio pribatuek banketxeetan bilatzen dutena da ahalik eta mozkinik handiena da eta hori dibidendoak biltzea gizarte ekintzarako talka

arautzen ez baldin bada interes pribatua ez doa bide beretik

jakin izan dugu ere egun hauetan egin berri den azterketa

europako banku zentralak kutxabankek balorazio ona lortu

azterketa horren bidez europako bankak finantza krisialdi egoerari aurre egiteko izan dezakeen erreakzio gaitasuna neurtzen da besteak beste erreserbak eta eskuragarri dagoen kapitalaren kalitatea eta balizko

baliabide ote duen alor horretan kutxabank ondo omen dago eta guk horren kontra ez daukagu ezer esaterik bada irakurketa bat egiten den balorazio horren inguruan atera izan da hedabideetan eta guk arreta jarri izan dugu balorazio ona besteak beste izan da

izatea euskal aurrezki kutxen arteko errespetua izan zutenak hiru herrialdeetan agerian izan dena eta errespetu hori

zorpetze maila apala izatearena inbertsio espekulatiboen kontrola eta azkenik aurrezki kutxen erakunde publiko sortzaileen babesa

udalak eta aldundiak batez ere galdera

bota nahi dut interpelazio honetan zertarako nahi dugu

gure ehun industriala desegiten den bitartean lehentasunak non daude gure ustez pribatizazioa ze azken buru akzioak

horrenbestez badakigu pribatua dela baina esaten ari garena eta esaten duguna

irizpide sozialen arabera kudeatu behar direla eta eskatzen ari gara kontrol sozial eta publikoak nahiz eta

prozesu honetan gehiago izan behatzea zer gertatzen den eta betetzea

madril eta europako instantzietatik esaten zitzaiena alternatibarik

zuhurtzia baino kontu hauetan ausardia behar da azken buru finantza erakundeak pribatuak izan ziren neurri handia batean

sorburua hartan zegoen eta pentsatzen dugu administrazio publikoaren kontrolpean jarri behar direla finantza

bi adibide nahiko esanguratsuak badauzkagu erakusteko etxebizitzako

ez ordaintzeagatik kaleratze prozesu gehien eragiten duen finantza erakundea

gehien eragiten duena ehuneko hemezortzia oker ez banaiz gure herrialdeetan

kaleratze prozesuak aktibatu egiten dituena guk bat gatoz horretan

eta guretzat lotsagarria da besterik gabe baina kutxabankek horrelako portaera izatea kasu horietan

horrekin ere eta da hipoteka maileguetan

erabilera badakigu amaituko dela baina badakigu ere hogeita hamar salaketa baino gehiago izan direla gipuzkoako herrialdean

kaltetuek irabazten dutela eta badakigu kutxabanken jarrera dela

ordaintzea tokatzen baldin bazaio baina sakoneko arazoa ez konpontzea eta ahal dela urteetan lortutako mozkinak poltsikoratzea nahiko genuke mozkin horiek irpharen erabilera

horrelako gertatuko denik horiek ere

arrakastaren alderdi iluna dira aurrezki kutxetan metatutako

berrogei mila milioi baino gehiago gehienak dira

guk aurrezki horiek arriskuan ikusten ditugu kapital pribatua sartzen baldin bada lehen esandako arrazoiengatik

interes partikularretan eta interes publikoak eta batez ere kasu honetan sozialak ez datoz bat eta hor zerbait egin behar da azken buru aurrezki kutxak sortu ziren garai batean finantza

ehun urte baino gehiago sartu zirenak aldundiak zerbitzu bat emateko finantza zerbitzuak

eskubide gisa eta kontrol soziala kontrol publiko eta soziala ezarri izan zen garai horretan eta orain

galtzen ari gara guk interpelazio honetan gogoeta horiek

bere iritzia eta batez ere zer egin behar duen kutxabankeko presidentearen asmo horren aurrean zerbait egiterik

besterik gabe utzi behar izan duen pribatizazioa hau da aipatutako ehuneko hirurogeita hamar hori akzioen salmenta esku pribatuetan jartzeko eta kontrola

aurrezki kutxen eskuetan bakarrik ehuneko hogeita hamar usteko eta

nahi ote duen azken urteotan aurrezki kutxak eta kutxabanken joera ikusteko

urtean adibidez kutxabankek euskaltelen akzioak saldu zituen osotasunaren ehuneko hogei inguru saldu zuen

eta salmenta horiek bere eragina izan duten

enpleguen alorrean aurrezki kutxen jabegoaren zati bat eta egunotan ikusi izan ditugu saldu egiten du

eraikin enblematikoak tartean saldu izan ditu puskaka desegiten ari da garai batean zena lehengo

aurkeztu dugu interpelazio hau eta horrexegatik jakin nahi dugu nola azaltzen duen jaurlaritzak eta

eta bereziki nola baloratzen duen mario fernández presidenteak

jaurlaritzaren ordezkaria den lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko
legebiltzarburu andrea duela

jardun hartan kutxabanken inguruan egindako galdera bati erantzuna eman nizun baita zuri ere legebiltzar honetan bertan orduan emandako azalpenak emango dizkizut gaurkoan ere neurri batean

izan ditugun berrien azalpenak ere emango dizkizut ekainaren hogeita zazpian aurrezki kutxen batzar deialdietarako egindako planteamenduei buruz galdetu zenidan momentu hartan argi eta garbi azaldu nizun proposamen hura zilegi zela

zer gertatu da ordutik hona hiru aurrezki kutxen batzarrak erabaki edo batzarrek erabaki bera hartu egin dutela

batzarren erabaki honek lege aldaketa bati erantzuten dio bi mila hamairuko abenduaren hogeita zazpiko legea oinarrizko araudia

eduki behar dugu lege horrek aurrezki kutxei eskakizun

ezartzen dizkie bbkk kutxak eta vitalek gainditu egin zituzten muga zorrotz horiek eta horregatik banku fundazioak bihurtu dira prozesu horretan ari dira hori ezinbestekoa zen eta onartu egin da erabaki horiek ez ditu inork inposatu

langileek eta bezeroek osatzen dituzten kutxen gobernu organoek hartu dituzte batzar horiek

ulertu zuten erabaki horiek positiboak zirela kutxentzako defendatzen zituzten edo dituzten helburuak bermatzeko eta garatzeko zuek zuen ingurutik proposamen alternatibo bat aurkeztu zenuten ezinbestekoa zen erabaki hura ekiditeko baina onartu egin beharko duzu

beraz aurrezki kutxen batzarrek erabaki hoberena hartu dute beraien interesak eta etorkizuna defendatzeko beraiek

are gehiago zer gertatu da ordutik hona berri bat eduki dugu oso positiboa izan dena eta zuk aipatutakoa europako finantza instituzio guztiak

eta ondo dakizun bezala hala esan egin duzu kutxabank izan da estatu osoan lehena froga zorrotz horiek hoberen gainditu duen instituzioa eta nik gaurko honetan bai azpimarratuko nuke

kutxabankeko profesional taldeek baita mario fernándezek zuzentzen dituen lan taldeek hori esanda nik

orain lan talde hauek berriro hari direla etorkizunera begira azpimarratu nahi dut eta neurri berri zorrotzak planteatzen ari zaizkio eta erantzun berriak prestatzen ari dira eta nik

berretsi egiten dut orain arte esandakoarekin eta esandakoan eta zuk aipatutakoan mexikon esan egin nituenetan hau da eta horretan dago

jaurlaritzari eutsi egiten dion alderdiaren aldetik eta neronen aldetik ere bai baina ez lehendakari gisa jakina

baita itxaropena ere esango nizuke hiru kutxen arteko kontzertazioarik ez dagoela banco de espainiak alderantzizko edo alderantzizkoa esaten badu ere

fondo de reserva deritzon hori norentzat izan beharreko edo izan beharko litzatekeen horretan dago koska eta horretan dago borroka eta horretan

borrokaz gain itxaropena ere izan beharko genukeela nik duela bost hilabete esan nuena berretsi egiten dut euskal kutxen kudeaketa profesionala

euskal kutxek euskal ekonomiari laguntzeko bokazioa erakutsi dute eta datu ugari daude hori frogatzeko ez bakarrik

baizik eta zertan jarraitzen duten eta zer den legediak ezartzen diona baita kutxabanki zentsu horretan eta euskal kutxek gizarte ekintzarekin duten konpromisoa erakutsi egin dute señor isasi usted me plantea

iritzia eskatuz eta argi esango dizut gazteleraz esaten den bezala esaldiak esaldi kasu honetan ere nik

y no buenas razones eta ez naiz ni liskarretan hasiko deklarazio batzuengatik uste dut denoi argi gelditu zaigula finantza munduan garrantzitsuena ez dela

zoritxarrez esaten dena baizik eta egiten dena nik euskal kutxen ibilbidea eta emaitzak aztertu egiten ditut eta zertan nabarmentzen dena azterketa horretan egoera oso zail batetan euskal kutxen kudeaketak positiboa izan dela

kutxa asko desagertu egin diren bitartean euskal kutxak indartu egin direla eta lorpen horiek kudeaketa eredu bati esker lortu egin direla beraz gaurko honetan ere

babes osoa ematen diet iruditzen zait azkenik isasi jauna gure gizartearen konfiantza merezi izan duten bezala

zureari erantzunez bat egiten dut euskal kutxen eta kutxabanken akziodunen ustezko pribatizazio asmoaren aurkako irizpidearekin bat egiten dut eskerrik asko

gurekin batera gu bakarrik ez usteko gurekin batera pribatizazioren aurkako jarrera gu bakarrik sindikatuekin gu bakarrik hipotekekin mailegu hipoteken kaltetuekin guk bakarrik irph

eta gu bakarrik garai bateko kutxen aurrezki kutxen kontrola

bertako autonomoei merkatariei enpresari txikiei eta kooperatibei finantzazio bermatzea hori da eskatzen duguna eskatzen dugu udalei aurri ditzaken inbertsioa begira finantza baliabideak eskaintzea

berreskuratzea eta etxe kaleratzeak eta aipatu den irph

guk eskatzen dugu herriz herri hedatuta egongo den finantza entitatea izatea

edo euskararen erabilpenengatik engainatua izatea guk eskatzen dugu sorreratik

konpromisoa betetzea berrestea hori da eskatzen duguna eta gure interpelazioa mario fernándezen hitzen haritik baldin badator ere kezkatuta gaudelako eta uste dugu zerbait egin behar dela jarrera aktiboa hartu behar dela hitzetatik harago

lehendakariak esandako eta ganbera honetan esandako hitzak orain pribatizazioaren

aurka dagoela jakin nahiko genuke zer egingo den hori ekiditeko eta zer nolako planteamendua

garai baten aurrezki kutxak eta zalantzan nago jaurlaritzak eta lehendakariak dituen eskumen

pribatizazio horri eta pribatizazioa berriz ere

horri buruz ari gara interpelazio horretan nola ekidin dezagun bat

eta zer egingo den pribatizazio hori ekiditeko

zuk badakizu behar bada zure karguagatik inor baino hobeto

gestio publikoetan zalantzan nago egoera honetan eta beste entitate pribatu bat nahiz eta gestio eta hainbeste puntualizazio bat egin nahiko nuke

hemengo aurrezki kutxetan eta kutxabanken profesional onik dagoen seguru asko espainiako erresuman ere

profesional onak izatea haiek ez dira soilik izan kutxabanken eta hemengo finantza erakundeen arrakasta hemen kontrol sozial bat egon izan da orain galduko dena banku fundazioen eskutik

lehen zegoen aldundien eta udalen aldetik ordezkaritza bat kontrol bat izateko

araba bizkaian eta gipuzkoako aurrezki kutxen aldetik filosofia bat egon izan da eta ezaugarri horiek aditu batzuk aipatu izan dituzte besteak beste horiek ere izan dira gaurko kutxabanken egoera onaren eragileak orduan

gure bakardade horietan lehen aipatutako eragile horiekin milaka batzuk direla segituko dugu pribatizazioaren aurka

bilatzen dituztenak eta interes sozialak eta beldur gaude

gizarte ekintza zalantzan jarriko den eta

pribatizazioaren aurka zein neurriak hartuko dituen datozen hilabeteotan ziurtatzeko

herritarren aurrezki horiek salbu egongo direla eta gizarte ekintza
indartsua izango dugula besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna lehendakari jauna zurea da hitza

gauza bat hitzak dira eta bestea ekintzak eta nik ekintzei begiratzen diet

eta berriz esango dizut euskal kutxen beraien konpromisoa argi azaldu egin dute orain arte bezalakoa argi azaldu egin dute euskal kutxek

eta bere erabakiak positiboak izan baldin badira orain arte eta zuk hala aitortu egiten duzu baita gizarte ekintzaren arloa

konpromisoa nola gauzatu egin duten nik ez daukat batere zalantzarik etorkizunean ere

eta baita kudeaketa mailan beste instituzioen gainetik daudela ere azpimarratu egiten baldin badugu zentzu honetan ere nik uste dut azpimarratu egin beharko genukeela ze konpromiso ze gizarte konpromisoa erakutsi duten orain arte euskal kutxek beraz

beldurra horrenbesteko kezka zuk zerorrek ere aipatu egiten duzunean guztia eta beste erakunde batzuk aitortu egiten dutenean

atribuidas en materia financiera beraz isasi jauna euskal kutxen ibilbidea orain arte txalogarria iruditzen zaidala esan egin dut

eta emaitza onak begi bistan daudela nire partetik beraz ibilbide honetan ari diren profesionalei babes osoa ematen diet eta egia esango dizut gure gizartearen konfiantza irabazten dutenean zaila egiten zait

kezka eta beldur agertzea honako honetan hainbat urteetan zehar agerian utzi egin dugularik nik ordezkatzen dudan alderdia

gizarte ekintzaren alorrean ekonomiaren garapenean eta

izango diren kontrol zehatzak ere behatuz eta begiratuz beraz isasi jauna nik uste dut hemen ibilbide bat

ez daukat batere zalantzarik orain arte kutxabanken

pribatizazioaren aurkako irizpidea horrela finkoa denik eta horrekin bat egiten dudala eta bestetik ere

ikusiko duelakoan aurrerantzean ere euskal kutxek orain arte historian zehar izan egin duten izaera besterik ez eskerrik asko
eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hamabigarren puntua galdera julen arzuaga gumuzio eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina
aitzol gogorza presoaren egoerari buruz arzuaga jauna nahi duzunean

eguerdi on denoi aitzol gogorza euskal presoak

nahasmendu obsesibo konpultsibo gaitz larria sufritzen du basauriko kartzelan zegoela pasaden asteko asteazkenean arnasa hartzeko zailtasuna sentitu zuen itolarriak okerrera egin zuen

sufritu zuen eta ospitalera eraman behar izan zuten aitzol gogorzaren medikuak adierazi zuenez zortea izan du

azterketa mediku egokiak egin zizkiotelako garaiz hartu zutelako gogorzaren moduan txus martinek eta iparragirrek buruko gaitz oso larria dute gaur egun arazo fisikoekin batera ere somatizatzen dutela trasladatu nahi dizut

nire kezka hiru hauetako edozein kasuak zorigaiztoko amaiera bat edukitzeko aukera erreal guztiak baditu

bat pertsona hauen bizitza biziraupena defendatu babestu behar dugu buruko gaitzaren tratamendu egokia izateko

leku aproposena da jada sendaezinak diren buruko gaitz hauek okerragotzeko inolaz ere hobetzeko sufrimendua

legebiltzar honek eskatu zuen legez besteko proposamen baten bitartez

erreglamenduaren bidea erabiltzea preso gaixoak askatzeko

horrelako baldintza guztiak betetzen ditu oraingo honetan zortea izan du

tamalez ez da betiko izango lehendakari jauna segur aski presoen kontuaren inguruan badaude hainbat termino bat

atal honetan sakonekoak bezain legitimoak direnak atzo ados jarri nintzen erkoreka sailburuarekin

urrats bat ondo da baikorki baloratu genuen urrats hori baina gaur iritzi horiek desadostasun horiek albo batera

nator gaur nahi dut aitzol gogorzaren egoera

fijatzea gaur nahi dut legebiltzar honetara ekartzea ikustaraztea bere sufrimendua bere familiarena bere ingurukoena bere herriarena nahi dut eraginkorra izatea inork desio ez duen zorigaiztoko amaiera saihesteko galdera hau egiten dizut lehendakari jauna polemika inolako borondaterik gabe eta oso helburu xume batekin jakin nahi dut zer egin dezake eusko jaurlaritzak euskal preso gaixoen egoera eta kasu zehatz honetan aitzol gogorzak sufritzen duen egoera arintzeko

eskerrik asko arzuaga jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko

arzuaga jauna ondo ezagutzen duzun nik uste arlo honetan eusko jaurlaritza egiten ari dena nik uste dut ondo ezagutzen duzula

nire ahotik baizik eta jaurlaritza hau osatzen duten beste ordezkari nagusi batzuen ahotik ere eta ni ere kezkatuta nago nola ez zaien aplikatzen ehunbigarrena artikulua gaixo larria duten

eta uste dut jaurlaritza gure eskumenen artean egiten ari den guztia ezagutu egiten duzularik uste dut berriz ere azpimarratzekoa dela

ekintza edo ekimen isolatu bat baizik eta bakea eta bizikidetza plana ezagutzen duzularik ere horretan ere martxan jarri ditugun iniziatiba guztiak ezagutzen dituzula baina ez

beste neurri batzuk edo atzo iragarritako beste kontu batzuk direla eta ere hitzeman programa izan arren ere

egiten ditugun jaurlaritzaren izenean ondo dakizunez aitzol gogorzaren osasun arazoak

ondo dakizu hori eta ezagutu eta berehala gobernua lanean jarri egin zela bere egoera hobetu nahian beraz

azpimarratu nahi dut eta gai honetan historian zehar

nik uste dut jaurlaritzan izan diren gobernu guztiek egin duten ahalegina holako kasuen aurrean zintzoa izan egin delarik nik uste dut

también las trabaja eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna arzuagak ez du hitzik hartuko

hamairugarren puntua galdera leire pinedo bustamante eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina zerga erreformari buruz pinedo andrea

egun on guztioi egun on lehendakari jauna barkatu nire ahotsa pasadan azaroaren hiruan aburto sailburuak bilbon emandako hitzaldi batean zerga erreformarako aukera mahai gainean jarri zuen sistemarako baliabide gehiago sortzeko eta bereziki menpekotasunari erantzun egokia emateko euskal herria bildutik

zerga erreforma baten beharraz hitz egiten politika publiko sendoak izateko gizarte politiketan bereziki indar eginez eta are gehiago

hasi egin genuen baina tamalez zure alderdiak pse eta pprekin batera bide hau gelditzeko

hau guztia esanda lehendakari bat egiten al du lehendakariak enplegu eta gizarte politikako sailburuak egin beharreko zerga erreformari buruz egindako
adierazpenekin eskerrik asko eskerrik asko pinedo andrea erantzuteko

andrea enplegu sailburuak bere gogoetak lehendakariak

eztabaidan egindako azterketa eta gogoeta garrantzitsu bat politika sozialei buruzkoa eta

ongizate estatuan babeseko jarduerak eta ekimenak nola

gogoratuko duzun moduan alde batetik eskaintza bat ongizate

akordio bat eskainiz talde guztiei bigarren ikuspuntutik baldintzatuta ez egoteko

gure gizarte politikak hau da akordio sakon bat edukitzea eta hau izan zen politika orokorreko eztabaidaren ardatza eta seguruak ere hortik egin zuen bere gogoeta garrantzitsuenak eta ikuspegi batetik ere herri zilegitasunaren bidetik indartzea babes jarduneko politikak herri zilegitasunaren beharra babes jarduneko politikak edukitzea azterketa horren ondorioz

azterketa sailburuaren gogoeta hori hortxe dago kokatuta eztabaida daukagun moduan ba daukagun gure ehun ekonomikoa eta ehun instituzionala eta jokatu behar dugula ziurtasunekin eta orekatzen

gizartekoak direnak eta gizartekoak ez direnak eta hori baliabideekin neurtuz hori da egiten dugun papera instituzio guztiak zentzu horretan dago eztabaida

eta alderdi politiko guztiei eskaintza hori akordioa zentzu horretan eta gai horietan

eskerrik asko sailburuak gatzagaetxebarria jaunak erantzuten dit nik ez dut gaizki hartuko eta ondo ikusten dut baina galdera

jaurlaritzaren postura edo hitzak lehendakariak esatea gustatuko litzaigukeelako baina tira aurre egingo diogu begiratu gatzagaetxebarria jauna

halakoak esatea sailburu batek bere alderdia denean presio fiskala jaisteko kontraerreforma bultzatu duena eta egia da lehendakariak hemen politika orokorreko

hausnarketa egiten zeudela baina ez da hausnarketa egiteko unea ekintza unea da

unea da ez hamar urteetaz hausnarketetan egoteko lehendakariak esan zuen moduan

consolidación de los derechos sociales nahikoa da ezin daitekeena egin da baliabideen eskasiaren aitzakia erabiltzea

baliabideak definitzeko tresnak guk geuk ditugu zerga sistema eredua gure eskuetan dago

que defienden algunos hemen legebiltzarrean onartu da jada gure babes sistema garatu eta osatze aldera gizarte zerbitzuen legearen garapenak inongo murrizketarik jaso ez dezala eztabaida helduko da

beste hainbat eztabaida helduko dira gai honen inguruan beraz egin dezagun behingoz zerga sistemaren

bere ekonomi politika zehaztu du azkeneko denboretan aukera eduki dugu aste honetan ikusteko ekonomi politika horren ardatz bat eta da aurrekontu politika aurrekontu politika horretan ikusi duzu

helburu nagusien artean enbor bi bat gure ehun ekonomikoaren sustapenerako baliabideak ipini non teknologia programa hobetzen dugu

enpleguarena ere bergizarteratzeko eta bergizarteratze horretan dauden

lana hobetzeko programa ere hobetu etxebizitzako osagarrien programa ere hobetu egin dugu hori da erronka alde batetik bigarrena gure ongizate estatua bermatu eta indartu osakidetzaren kontratu programa beharrezkoa dena

hobetu egin dugu gure hezkuntza publikoa eta hitzartutakoa herri ekimenen aldetik sortutako eskola

indartzea sostengu ona edukitzeko eta zerbitzuak emateko herritarrei bestetik

indarrean sartu da aurtengo urtarrilean eta otsailean zerga aldaketa bat

horren ondorioz zer lau instituzioak herri dirubideen kontseiluan ahoztasun osoz neurtu dugu zelako

urtean eta bigarren arloa aurten ere urtarrilean

itun ekonomikoaren batzordean adostasun osoz zazpi zerga berri ituntzea arautu dugu horiek ere baliabideak dira hau da uztarketa gizarte politika ekonomia sustapena eta
zerga aldaketa egin esparru horretan hori da jaurlaritzak egin duena eskerrik asko eskerrik asko

fakturak ordaindu ezin dituztenei energia horniketa etetea eragozteko hartu beharreko neurriei buruz rojo andrea zurea da hitza

bai mahaiburu andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok

eskerrik asko aburto jauna gai zerrendako hamabosgarren puntua galdera nerea llanos gómez

lanbideko lanpostu zerrendari buruz llanos andrea zurea da hitza

gracias señora presidenta egun on guztioi

muchas gracias eskerrik asko erkoreka jauna llanos andrea zurea da hitza isiltasuna mesedez

eskerri asko llanos andrea erkoreka jauna zurea da hitza

erkoreka jauna gai zerrendako hamaseigarren puntua galdera maría del carmen lópez de ocariz lópez de munain euskal talde popularreko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina

landa garapen plana onesteko irizpideei buruz

lópez de ocariz andrea erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina donostiako benta berri auzoko babes ofizialeko
etxebizitzei buruz llanos anderea zurea da hitza gracias de nuevo señora presidenta

ongizate estatua finantzatzeko zergak igotzeari buruz garrido andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente

la deficiente gestión de los recursos públicos eskerrik asko garrido andrea erantzuteko aburto jauna zurea da hitza

aburto jauna gai zerrendako hemeretzigarren puntua galdera

taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina lan ikuskaritza indartzeari buruz zulaika andrea

eskerrik asko mahaiburu andrea eguerdi on denoi jakina da lan prekarizazioa sektore ezberdinetan eratzen ari dela jakina da ere lan prekarizazioak eta lan baldintza kaxkarrek bidegabekeria izugarriei eta lan istripuei bide ematen dietela

ez da sektore zehatz batean ematen den fenomeno isolatu bat ez

gaitz kronikoa da eta bereziki larriak dira zenbait obra publikoetan edo zaintzaren esparruan adibidez

lazgarriak testuinguru horretan pasaden azaroaren zazpian ganbera honetan langabeziaz eta pobreziaz egin zen eztabaida monografikoan

talde honek aurkezturiko hurrengo ebazpen proposamena onartu zen

jaurlaritzari eskatzen dio bai sektore publikoan eta baita pribatuan ere ugariak diren lan baldintza eskasak eta lan prekarizazio egoera errotik mozteko prebentzio legea betetzen dela ziurtatu dezala eta hortaz lan ezbeharrekin amaitzeko ikuskaritzaren legedia zorroztu dezala eta bitartekoak indartu ditzala batez ere eraikuntza jarduera ekonomikoari dagokionean hori dela eta hurrengo galdera hau egiten diogu aburto jaunari jaurlaritzak

eztabaida monografikoan lan ikuskaritzari buruz onartutako ebazpena eskerrik asko eskerrik asko zulaika andrea aburto jauna zurea da hitza

mahaiburu andrea zulaika andrea eusko jaurlaritzak lan ikuskaritza hobetzeko asmoa du eta gainera ebazpena legebiltzarrean onartu baino lehen hasita zituen helburu hori lortzeko plangintza eta jarduerak baita ere horrexegatik

azpi ikuskarien kopurua murriztu egin dela ikuskaritzaren lanpostuen zerrendako plaza kopurua eta estatutik euskadira konpetentzia horiek transferitutakoan sartutakoa berberak dira aurreko gobernuak adostutako transferentzia hauek hartzen zituen barne

hiru ikuskaritza buru hogeita hamabost ikuskari eta hamabost azpi ikuskari horiexek dira gaur egungo

hori izan zen zerbitzua hobetzeko egin genuen lehen jarduera hain zuzen ere lanpostuen zerrenda onartzea

egun lan eta gizarte segurantzako ikuskarien kopurua handitzeko

izapidetzen ari dira funtzio publikoko sailean horren arabera lau unitate buru eta bi ikuskari gehiago eskatuko dira

eta kontrolatzeko eskerrik asko aburto jauna zulaika andrea zurea da hitza

eskerrik asko berriz ere mahaiburu andrea langabeziari aurre egitea izan behar da

baina askotan adierazi dugun bezala gaur egun ere badaude pertsona asko lanean

direnak soldata hain baxuak dituztelako pertsona horiek

beharrizanak bete hainbat jarduera esklabutza egoerak ematen ari dira

ordu kopuruengatik bai jasotzen dituzten soldatengatik eta esklabutza arazo horretan larriena zer da horrelako egoerak ez direla soilik eremu pribatuan gertatzen

zein zerbitzu publikoetan ere ematen ari dira zoritxarrez horietariko adibide ugari izan ditugu azken boladan abiadura handiko trenaren obretan hainbat zatitan eman diren

luzeegiak izatea eta abar gauza bera bilboko portuko obretan eta san mamés futbol zelaian gertatu dena edo deskargan ere bai

horrelakoak arlo publikoan eta zerbitzu publikoan eskaintzean ere prekarizazio egoerak ematen dira horietariko adibide bat arabako kz guneko langileen lan baldintzak izan dira eta azkena duela gutxi ikuskaritzak berak

euskal herriko unibertsitatean gertatu zen lan istripuan zeinaren ondorioz langile bat hil egin zen

eta bai badakigu bai langileen zein sindikatuen ordezkariek egindako salaketaren ondorioz enpresa batzuei ikerketa ireki egin zaizkiela

pizten direnean orduan bai ikuskaritzak neurriak hartzen dituela baina eh bilduren ustez prebentzioa berebiziko garrantzia izan behar du

arloan arauak betetzen direla baizik eta

lan hitzarmenak eta lana arauak oro har betetzen direla ziurtatzeko eta horrela ez denean neurri zuzentzaileak jartzeko

areagotzea alegia horretarako diren mekanismo guztiak jartzea bi mila hamabitik lan ikuskaritzaren y lan segurtasunaren eskumenak jaurlaritzarena da

pasa den ostiralean ganbera honetan onartu zen ebazpena betetzea eskerrik asko eskerrik asko zulaika andrea
gai zerrendako hogeigarren puntua galdera bixen itxaso gonzález euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina barkatu

eta proaktiboa izatea eskatzen diguzu proaktiboak gara

azaldu ditugu hainbeste momentu diferentetan eta batez ere

zeintzuk izan diren gure bisitak eta zelako ekintzak egin ditugu arlo horretan eta obra zehatz horretan baina

bixen itxaso gonzález euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina lanesperientziaren bidez lortutako gaitasun profesionalak uztailaren hamazazpiko mila berrehun eta hogeita lau barra bi mila bederatzi ed egiaztatzeko

elkarrizketei buruz itxaso jauna zurea da hitza gracias presidenta señor consejero

aburto jauna zurea da hitza bai mahaiburu andrea

aburto jauna gai zerrendako hogeitabatgarren puntua galdera

euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina gazteen enplegua sustatzeko programa operatiboari buruz rojo andrea zurea da hitza